gai zerrendako lehenengo puntua galdera iñigo iturrate ibarra euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina gernikako estatutuan onartu baina eskualdatu gabeko eskumenen inguruan gobernu batzordeak bi mila hamazazpiko irailaren hemeretzian onartutako txosteneko proposamenak benetan gauzatzeko eman beharreko hurrengo urratsei buruz iturrate jauna zurea da hitza

joan den irailaren hogeita batean politika orokorrari buruzko osoko bilkuran berriz ere agertu egin zenuen autogobernuaren etorkizunaren nondik norakoak

eraberritu zenituen bat gernikako estatutua erabat betetzea eta oraindik eskua aldatu gabe dauden eskumen guztiak geureganatzea eta bi

orain arte eta orain ere eta horretan jarraituko dugu egunero aberria eraiki

nazioago gara estatuago gara baina gehiago izan nahi dugu gero eta gehiago horretarako ezinbesteko lehenengo urrats bat dugu

horrek nazioago egingo gaitu eta autogobernu marko berri bat lortzeko indartuko gaitu hori horrela

sakoneko helburuak ezagutzeko honako galdera hau egiten dizugu lehendakari jauna

proposamenak benetan gauzatzeko zeintzuk dira hurrengo urratsak eskerrik asko

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on txostenaren sakoneko

da egiteko dauden eskualdatzeak erraztea gernikako estatutua osorik bete dadin lan zorrotza da proposamenak egin dituena eskualdatzen bakoitzaren deskribapena argi azaltzen ditu funtzioak eta zerbitzuak gaur egungo egoeraren arabera

gai bakoitzaren gaineko arauen erreferentziak adieraziz eta balorazio bat eskaintzen du europako eta espainiako araudien aurrekariak eta eragina txertatuz egiteko dauden hogeita hamazazpi eskualdatzeak erraztea da azken helburua

lehendabiziko urrats bat proposatu nahi dut hau da eskaera horren inguruko indarrak elkartzea adostea horretarako

bai estatutua betetzea lortzeko eta baita ere autogobernua gaurkotzeko hori da

euskal gizartearen gaurko eta etorkizuneko ongizatea ere bermatzeko dejemos atrás las realidades paralelas

duten erabakitzeko eskubidea gauzatzeko bideari buruz iriarte andrea zurea da hitza

en todo caso egun on urkullu jauna egoera oso larria da eta

are eta larriagoa dela une honetan baina galdera zehatza egingo dizut katalunian erabakitzeko eskubidea gauzatu nahi izateagatik polizia espainolak eta guardia zibilak

entzun dizudanagatik urkullu jauna euskal gizarteak sinesten dizula horrela jokatzen duen estatu batekin erreferendum hitzartu bat adostea posible dela esaten duzunean
eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza

gure apustua da hitzartutako erreferendum bat lortzea bai katalunian eta baita euskadin ere

entzun ondoren eta galdera entzun ondoren lau ideia hauek bere osotasunean gogoratu nahi dizkizut bat katalunian urriaren

bi kataluniak planteatutako ekimen instituzional politiko eta herritar legitimoek bi mila seigarrena urteaz geroztik jaso duten erantzunarekiko

adierazi dugu hiru alderdi popularraren eta kataluniako gobernuaren arteko elkarrizketa ildoak berrezartzea eskatu dugu erantzun eraginkorra emango duten akordio politikoak lortzeko kataluniako herritarrek modu demokratikoan nahi dutena adierazteko aukera izan dezaten

garrantzitsua da ildo legezkoak itunduak aldebikoak eta argiak garatzea beti ere dagozkion bermeekin herritarrek beren borondatea adierazi eta gai horiei buruz erabaki ahal dezaten

bere osotasunean gure posizioa adierazten dute gure erantzukizuna da adostasunak hitzartzea behin eta berriz
eta berriz hori da politika eta erakunde ardura dugunon xedea eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea zurea da hitza

urkullu jauna eskerrik asko lehendakari andrea ni ere negoziazioaren aldekoa naiz eta akordioaren aldekoa mila aldiz uste dut esan dudala niri ere gustatuko litzaidakeela aurrez aurre izatea eskoziak izan zuen moduko estatu bat baina ez da posible izan eta espainia bukle perbertsu infinitu batean murgildu da eta ez dio biderik eman

kataluniako herritarrek hartu duten erabakiaren alde zauden edo ez zauden

mila aldiz eskatu dute hain zuzen ere beraiei hitza ematea eta ukatu egin zaie behin eta berriro eta orain hitza hartu dute

urriaren batean zure facebooken ikusi genuen komentarioarekin

eta haiek ez ziren incidentes batzuk izan eta ondoren eguerdi partekoaren ostean zure gobernua isilik egon zen beste gobernu askok hitz egin zutenean eskerrak araba bizkaia eta gipuzkoako herritarrak eta euskal herriko guztiak eltzeak hartuta

isiltasun lotsagarri hori apurtuz egoera larria da espainiako estatuak inongo lotsarik gabe erabaki du bere aurpegirik okerrena erakustea espainiako erregearenak ez du hitzik horrela pentsatzen duzula uste dut espainiako gobernuarenak ere ez auzitegi konstituzionalenak ez judikaturarenak

komunikabide batzuk gezurra eta gezurra ari dira botatzen gai honen inguruan indarra eta biolentzia erabiltzen ari dira eta herritarren arteko zatiketa bultzatzen ari dira inolako pudorerik gabe ari da espainiako estatua gezurra erabiltzen

sedizioa egin ote duten zalantzapean eta ez dakigu etxera itzuliko diren edo ez eta nik jakin nahi nuke zer uste duzun non dagoen

muga egoera honetan iruditzen zait oso inportantea dela euskal herria kataluniaren ondoan egotea izan ere kataluniari erakusten ari zaiona euskal herriari berdin berdin erakutsiko baitzaio estatuak argi dauka zein izango den bere metodoa eta egon behar dugu kataluniako herriak erabaki duenaren aldamenean era baketsuan erakutsi behar diegu kataluniako herriari bere aldean gaudela eta gauzak aldatu egin direla orain arte egin da politika

heldu dela ordua hango herritarrekin eta hango erakundeekin bestela hustuko dituzten erakundeekin beti egoteko eta irekitzen den arrakala horretan sartu eta euskal herria askatasunera eramateko bidea ere iritsi dela urkullu jauna eskerrik asko

zurea da hitza eskerrik asko
legebiltzarburu andrea iriarte andrea

baina kataluniaren zati bat eta nik eskertuko nizuke katalunia osotasunean

eta zentzu horretan ere gaur aprobetxatu egiten dut esateko kataluniaz eta kataluniarekiko elkartasuna eskatzen zaigunean eta elkartasuna bai

eta gaur aprobetxatu egiten dut esateko agirre lehendakaria hainbatetan aipatu egiten duzue zuek gaur ez baina hainbatetan aipatu egiten duzue eta hainbatetan bezala esaldiaren erdia ahaztu egiten duzue testuaren eta testuinguruaren zentzua erabat aldatuz iriarte andrea

euskaldunen askatasunaren zihoa dela baita ere

gure herriak ikurriñaren alde borrokatuko dela ez beste bandera batzuen alde eta esaldia beraz osorik eta kataluniari buruz esaten denean osorik mesedez iriarte andrea ideiak bere osotasunean la realidad

hori bai euskadi beti kataluniarekin euskadi beti kataluniarekin

lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina kanadako

martínez jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
lehendakari jauna azken asteetan eta are gehiago azken egunetan ikusten ari garen bezala

estatua eskubide eta oinarrizko eskubideen murrizketak barne

kontsultak egiteko bidearen adibide bezala argitasun legearen delakoa adibidetzat hartuz estatuan honelako tresna demokratikoa lortzea dugu helburu azken egunetan zure hitzak entzun ditugu eredu honen alde eta quebecera bidai bat egingo duzunaren anuntzioa ere

eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

galdetzen didazu hitz egiten didazu eta aldi berean nola

jaurlaritza honek bide honetan hombre nik uste dut

legebiltzarrak berak duela autogobernuaren lantaldea

ze ardura erantzukizun leporatu egiten diozu jaurlaritzari zuek

baina zuen proposamenean ezberdin nabarmenak daude ez dago ezta akordiorik ere estatutuaren inguruko

honetan beraz ulertuko duzutenez kezkak sortzen zaizkigu ikusita gobernu honek

dituzten bi alderdiengatik geure autogobernu proposamena aurkeztu genuenean eta

alderdien arteko argitasun itun baten alde da zabala den itun bat euskal herritarrek

jarri dizkizun gobernu kidea zer nolako parte hartzeko prest badu bai zeure alderdiak edo baita ere zer nolako bultzada emango zion eusko jaurlaritza honek horrelako
itun bati eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna jaurlaritzaren

eskertuko nizueke beste alderdiei ez erreferentziak egitea mesedez eskerrik asko legebiltzarburu andrea
egia esan behar baldin badut kezkaz ikusten dut aspaldi honetan autogobernuaren lantaldea

daitekela eta autogobernuaren erantzukizunak gainditu egin nahi daitezkela dena den gure helburua jaurlaritzarena da

eta hor izango gaituzue gure ekarpenak egiteko beharrezkoa baldin bada eskerrik asko

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina alokairu sozialeko etxebizitzak esleitzeko irizpideei buruz andueza jauna
zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

muchas gracias eskerrik asko erkoreka jauna llanos andrea zurea da hitza

no lo entiendo francamente eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera

taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina saudi arabiari armak saltzeari buruz

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi

militarraren esportazioa egin ahal izateko hirugarren herrialdeetara beti kontutan izan behar da zein herrialde den baina baimena baimena

dagokio hau da madrilgo gobernuari hain zuzen ere estatu idazkaritzari merkataritza estatu idazkaritzari berak ezartzen du

este tipo de actuaciones eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako zortzigarren puntua galdera josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina la naval ontziolaren hartzekodunen lehiaketaren inguruan becerra jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea becerra jauna nik uste dut argi eta garbi utzi duela jaurlaritza honek

gaur egoerarik eta okerrenean gaude gaur aurkezten da hartzekodunen konkurtso hori eta guretzako egoerarik eta okerrena da langileentzako eta aktibitatearentzako eta hori behin eta berriz esan dugu hori esanda orain zer egin behar dugu ba jaurlaritzak horrelako kasu guztietan egiten duen gauza berbera

hau da ahalik eta lagungarrien izan kasu honetan une honetan gertatzen dena zer da behin hartzekodunen lehiaketan martxan jartzen denean

epaile bat eta hor agertzen dira akziodunak eta langileak eta jaurlaritza lagungarria izan behar du irtenbide bat bilatzen kasu honetan zein

edo horrela ez baldin bada beste alternatiba bat bilatu behar da baina ez gaurtik aurrera jaurlaritza aspalditik dabil hartzekodunen lehiaketaren aurreprozesuan sartu denetik

eskerrik asko tapia anderea becerra jauna zurea da hitza

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

ess bilbao eskerrik asko eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

legebiltzarreko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on barrio jauna

hainbat aldiz legebiltzar honetan egin dudan moduan utzidazue nabarmentzen partzuergo hori

batetik ess bilbao izango zela espalazio bidezko europako neutroi iturriaren egoitza estatuan eta bestetik

euskadin bultzatzea partikulen azelerazioaren eta neutronikaren esparruko zientzia eta teknologiaren garapenean espezializatutako ikerketa eta arlo horretarako industriaren garapena bi konpromiso eta jarraitzen du biak izaten

lunden espalazio bidezko iturri europarra eraikitzen laguntzen du

urtetik aurrera martxan has dadin bada gogoratu beharra dago ekarpen horrek aipatu azpiegitura europarra erabiltzeko kuota bat sortuko duela

dagoen aldi osoan zehar eta erabilera kuota edo aldi hori aprobetxatu ahal izango da soilik baldin eta euskal autonomia erkidegoa horretarako prest hau da oinarrizko baldintza bat betetzen badu euskadiko zientzia eta teknologia sistemak gure ikerketa zentro eta taldeek unibertsitateek zentro teknologikoek eta zientziaren industriak azpiegitura hori erabiltzeko benetako gaitasuna izan behar dute

zertarako nahi du euskadik azpiegitura zientifiko bat erabiltzeko kuota ez badauka hura erabil ahal izateko gaitasun zientifiko teknologiko industrial nahikoa

diogu ahal den ekonomia berezi bat kontuan hartu behar dugu

lortu dituela eta eusko jaurlaritzak aurrea hartu du eta

hori horrela euskadin ezagutza indartu eta sortzeko orduan lagundu nahi du bere politika zientifikoa teknologiko industrialaren bidez eta horretarako

erabiliko ditu eta hala badagokio tresna eta programa berriak ezarri

clave para nosotros eskerrik asko barrio jauna erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

hau da gure ekarpen ekonomikoak ez ditu nahi genituen emaitzak izan eta diru publikoari buruz ari gara

hainbat bilera eta elkarrizketaren ondoren bi administraziok erabaki genuen

europarekin hartutako konpromisoa betetzeko egokitu behar genituela halaber azpimarratu nahiko nuke bi administrazioek

beharrezkoa zenbatekoak amaitzeko azpimarratu nahi nuke

eraikitzen laguntzen jarraitzeko konpromisoa eta horretan dihardugu

gai zerrendako hamargarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

mahai sektorialean egin duen proposamenak bi mila hemezortziko aurrekontuetan izango duen

egun on denoi uriarte andrea egun on irailak hogeita zazpian hezkuntzako

egin zenuen irakasleen aldarrikapen eta mobilizazioei erantzunez onartu behar dugu

ikusi genuela zure aldetik nahiz eta proposamena ez izan integrala baina noski hezkuntza sailak egiazki borondatea duen edo ez

hori eta planteamendu guztiak gauzatzeko aurrekontuetan dotazio bat

izan behar duelako eta noski bi mila hemezortziko aurrekontuak bi mila hamazazpiko aurrekontuekin alderatuz gehikuntza bat izan beharko duelako planteamendu hori errealitate bilakatzeko beraz

andrea zertan gauzatuko du bi mila hemezortziko aurrekontuetan milioi eurotan hezkuntza sailak mahai sektorialean egin duen
proposamena eskerrik asko ubera anderea erantzuteko uriarte

hezkuntzako mahai sektorialean egindako proposamenei aurre egiteko behar den aurrekontu zenbatekoari lotutako gai bat planteatzen digu eh bilduk legebiltzar taldeak

izan ere haien eragin ekonomikotik haratago zalantzan jarri ezin daitekeen balio bat dute hezkuntza sistema ikastetxeetan egiten den lana eta halaber

baina zenbat baino lehenago zer garatzea inportantea da azalduko dut legealdi honetarako funtzionario irakasleen esparruan lan eskaintza publiko handiago bat egin ahal izatea bezalako gai inportanteak sartzen ditu hezkuntza sailak irailaren hogeita bederatziko mahai sektorialean planteatutako proposamenak izan ere hasieran proposatutako gutxienezko kopururik aurtengo maiatzean

bost mila lanpostu izatera pasa da une honetan eta

une honetan areagotzen da kopurua orain baitugu egiteko aukera izan ere hau ahalbidetzen duen estatu mailako araudia aldatu da

erabateko segurtasun juridikoarekin eskainiko dugu horregatik eta zuk zeuk galderaren erabiltzen duzun termino bera erabiliz

garrantzi handikoa da horretaz gain birjartze tasari buruzkoak bakarrik ez diren lanpostuak dira bestalde horrek beti nahi izan duguna dakar

behin behinekotasunaren tasa legealdi honetan ehuneko hogeita zazpitik ehuneko hamazazpira jaitsiz

baina horretaz gain garrantzia handiko beste gai bat sartzen du ere proposamen berriak ordezkapenak egiteko erregimena lehen egunetik ezartzea lehen hezkuntzan izan ere

ildo horretan interpretazio bat egin dezakegula uste dugu edonola ere gai honetan sindikatuekin bi mila hamarean hitzartu genuen akordioari eusten diogula ere gogorarazi nahi dugu izan ere ordezkapenen erregimen hori murrizten zuen estatu mailako legeria errekurritu dugu ubera anderea hobekuntza bat

aurrerapauso handia da eskerrik asko

uriarte andrea ez didazu erantzun erantzun zehatza eskatu dizut miloi eurotan eta planteamendua urrats bat izango da aurrerapauso bat izango da

eramateko benetan praktikara eramateko aurrekontuetan baldin badauka dotazio bat eta zuzkidura bat baldin badauka bestela eduki horiek

ez dira geratuko ez dira ezer izango eduki horiek planteamendu hori betetzeko dotazio bat behar dute bi mila hamazazpiko aurrekontuekin alderatuz bi mila hemezortzian

bestela lan eskaintza publikoan jasoak dauden plaza horiek ezin izango dira bete hori ikusi dugu bai

zer gertatu den egin ziren aurretik ere lan eskaintza publikoak baina gero ez ziren jaso plantillan

aurrekontuetan ikusiko dugu izan ere aurrekontuak izango dira suzko froga aurrekontuetan ikusiko dugu benetan gobernu honentzat hezkuntza lehentasuna den aurrekontu honetan ikusiko dugu benetan

norabide aldaketa bat dagoen aurrekontuetan ikusiko dugu benetan hezkuntza saila honek egiazko borondatea duen elkarrizketarako edo negoziaziorako

gobernu honek espainiar gobernuarekiko sumisioan jarraituko duen orain arte bezala edo benetan norabide aldaketa bat egingo duen eta estatu ikuspegiarekin herri honentzat lanean hasiko den

bere herriarentzat bere gizartearentzat aukera berdintasuna kohesio soziala justizia soziala helburu baldin baditu

sendo bat aurreratu bat behar du eta hori zuen ardura da eta zuen esku dago gu prest gaude ekarpenak egiteko baina ardura zuena da eta hemen erantzukizunez jokatu behar da eta erantzukizunez jokatzeko momentua da eta ez etengabe hitz hutsak botatzeko

eskerrik asko ubera anderea uriarte anderea zurea da hitza

eta hau da egiazko proposamen bat den edo hitz jokoa besterik ez den planteatzen duzu

puntu honetan hau nabarmendu nahi dut proposamen hori eta berori garatzeko era hezkuntzako mahai sektorialean planteatu eta lantzen dira eta

sailari ez ezik funtzionario irakasleen kolektiboan ordezkaritza duten

egin zaie mahai horretan parte hartzeko deia horiek horrela puntu horiek mahai horretan eztabaidatu eta behar izanez gero onartzen dira

eta konpromisoa kuestionatuz mahai horren lana zalantzan jarri behar eta hau esaten dut nire ustez eztabaidatu eta negoziatzeko espazio hori

administrazioarena eta sindikatuena errespetatu behar baitugu ingurune horretan irakurri behar da nire ustez sailaren proposamenean jarritako konfiantza

proposamena ildo horretan eta bukatzeko hau esango dut

behar adina baliabide hornitzea dakar eta nola ez eduki ekonomikoa duten aldetik

aurrekontuari baietz eman guztion ardura da eskerrik asko
uriarte anderea gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa

gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina euskadiko toki erakundeei buruzko legearen ez betetzeari buruz

eskerrik asko ruiz de arbulo erantzuteko erkoreka azpiazu jauna zurea da hitza

ez da erraza hiru maila instituzional ezberdinei eragiten dien eztabaidara hurbilketa egitea kontuan izanik politika publiko ezberdinen finantza

ezaugarri sozio ekonomikoak kontuan hartzen dituen egonkortasun eredu bat diseinatu behar dugu en ello estamos en ello estamos

cuanto antes kupoaren bost urteko legea eta itun ekonomikoaren legea kongresu

onartuak izan daitezen eusko jaurlaritzak eta foru aldundiek hori ahalik eta arinen egitea oso garrantzizkoa dela uste dute

estar de acuerdo eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

hurrengo ezaugarriak dituen legea egitearen helburua partekatzen dugu erakunde guztiok

ahalbideratuko duena eta herritarrekin

konpromisoarekiko leial izatea ahalbideratuko duena gure

oraina ziurtatu eta gure etorkizunari bidea zabalduko dion ekarpen lege bat eskerrik asko
eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako hamabigarren puntua galdera antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

hamahirugarren puntua interpelazioa nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak

estaldura maila tamalgarriari buruz kortajareana andrea zurea da hitza bai egun on mahaiburu andrea eskerrik asko legebiltzarkideak

egun on inor bazterrean utziko ez duen herri proiektu batekin etorri gara legebiltzar honetara bizigarriak diren bizi baldintzak bermatzeko politika publikoak eragin nahi ditu gure taldean askotan azaldu dugun moduan eta bizitzea merezi duten bizitzako baldintzak sortzean horretan ahalegintzen ari gara denbora guztian

herri aurreratu batek bere kideak zaindu eta babestu egiten ditu eta bere bizitza proiektuek duintasunaz aurrera eramateko baldintzak ahalbidetzen ditu eta era berean zaindu eta babestu egiten ditu pertsonak eta hauen bizitza baldintzak

pozez entzun genuen antzeko planteamendutan urkullu lehendakaria politika orokorreko azken eztabaidan mantra batzuek atzean utzita euskal herritarren babesa eta garapena jaurlaritzak bultzatzen dituen politikaren eta proiektuaren arreta gunea zela esan zuenean

eta noski ikuspegi horrek hari mutur desberdinak izan baditzake ere norabide horretan garatu nahi duen herri batek funtsezkoa du kalitatezko enplegua eta lan baldintzak sustatzea babes sistema sendo eta onena bultzatzea eta noski funtsezkoa da horretarako ahalmena

bultzatzeko ahalmena izatea baino tamalez egoera gurean gordina da esango nuke

zantzu positiboak antzematen badira ere langabezia datuak ez dira onak gurean

aste honetako datuek adierazi digute zero koma laurogeita zazpi jaitsi dela langabezia erkidegoan

pertsona gutxiago beraz langabezian eta hori datu positiboa eta poztekoa da beti baino oraindik ehun eta hogeita hamabi mila pertsona daude egoera gordin horretan

zailtasunekin uztaileko datuen arabera lanbidek bere

beste iturri batzuen arabera ehuneko hirurogeian kokatzen da estaldura maila hori una situación que se

estaldura maila etengabe jaisten ari da adibidez bi mila bederatzitik hona

hogeita hemeretzi urte horretan babes maila ehuneko hirurogeita bederatzikoa zen eta egun ehuneko hogeita hamarekoa hogeita

laurogeita hamabost mila momentu honetan edozein kasutan kezkatzeko datuak oso kezkagarriak

eta politika publiko zehatz baten porrotaren erakusle datu horien atzean

eskaintzen zaien arreta zeharo desegokia denaren seinale dira eta arreta desegokia eta gure esku ez dagoena arlo hori estatuaren menpe dagoelako edozein herriren garapenerako eta pertsonen bizi proiektuetan funtsezko gaia izanik enplegua eta babes politiken inguruan anabasa nagusia da

pasiboak eta aktiboak nahasten ari dira bien arteko mugak gero eta lausoagoak dira batzuetan programa batzuk ez dakigu non kokatzen diren baldintzak gogortu egiten dira prestazioak jasotzekoak kalitatean eta kantitatean okerrera egiten dute iraupen luzeko langabetuei zuzentzen zaizkien programak iraupen motzekoak dira anabasa

adierazle seguruenik adierazgarriena izan

prepara programa orain bai orain ez martxan jarriko dena iraupen luzeko langabetuei zuzendutako iraupen motxeko programa bat eznahikoa dena

eta diferentziak diferentzia eta aldaketekin hemen ere

honekin inertziak inertzi gehiegi eta anabesa handitzera datozen inertziak eta bitartean oso bizitza esperientzia

emakumeak anabasa guzti honen kaltetu handienak

eragiteko aukerarik ez du erkidego honek edozein herriren garapenerako funtsezko gaia izanik

orekatu esanguratsu eta erabakigarriak sustatzeko eta erabat

erkoreka jaunak aurkeztu zuen eskumenen inguruko txosten horretan ere

politika hauen koherentzia falta edo han agertzen den moduan kongruentzia falta eta horretan langabetu euskaldunak

egoera hori pairatzen ehuneko hirurogeita hamar eskumen

madrileko politikek argi adierazten digute porrot handi baten aurrean gaudela inolaz hemen errepika eta erreplika ezin daitekeen

estatuko politika hauek jendea babes gabe uzten dute

babes gabe daude momentu horretan horregatik eta hori herri bezala guretzako ere porrot handi bat da eta horri erantzuteko erantzukizun handia dugu

tirita bat jartzen saiatu gara eta uste dut asmatu dugula eskumenak eskumen gai izan gara batez ere diru sarrerak bermatzeko errentaren bidez mahaia batean behintzat estaldura hutsune edo zauri handi horiek estaltzeko

horiek estaltzeko eta gaur egun ba diru sarrerak bermatzeko onuradun horien artean

kentzen baldin baditugu lanean ari diren langile pobreak eta pentsiodunak eta lanerako zailtasun bereziak dituzten pertsonak kalkulatu dezakegu zuk datuak hobeto ezagutuko dituzu baina hogeita hamar mila pertsona inguruen izan daitezke langabezia prestazio horiek jasotze ezagatik

beharrean daudenak gauza da tirita horrek ere bere onena ere eman duela hainbeste zulo estali behar ditu ba tirita edo goma horrek gehiagorako ematen ez duela eta egun hirurogeita hamar mila lagun inguru ditugula sistema horretatik ere kanpo

espainiako politika horiek eragindako kaltetuak izango direla

era kuantitatiboan baino ere kualitatiboan hitz egiteko salto bat egiteko

bilatzeko eta uste dugu enplegu eta babesari dagokionean

politika propio orekatu esanguratsu eta erabakigarriak sustatzeko garaia badugula pertsonen garapena promozioa eta babesa era orekatuan

egoera premiazkoa da beharra izugarria da eta hitzetik ekintzara pasatzeko garaia da ilun batean sartua gaude batez ere egoera honetan dauden pertsona horiek etorkizuna ere ilun samarra da besterik beste era batean

arriskuan daudela eta uste dugu honek eskatzen duela

zein den plana zein den egoera honen aurrean estrategia ez zuena bakarrik zein den proposatzen diguzun guri ere

ekinbidea eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea

presidente andrea legebiltzarkideok sailburuok egun on

kortajarena andrea zurea da hitza bai
ezkerrik asko berriz ere eta ezkerrik asko artolazabal andrea egindako

esango nuke gainera esan diren nik esandako eta zuk esandako gauza askotan ba konfidentzi

nik hasieratik eta nire interbentzioan esan dut rgiaren eta diru sarrerak bermatzeko errenta sistemaren konpentsazio horri ezker horri ezker espresuki gaudela

horrek aukera eman digula estaldura horrible horri buelta emateko baina estaldura hori

herri gisa dugun erronka honi era egoki eta taxuzko batean erantzuteak eskatzen duela herri gisako erantzun bat hori esango nuke nik

oso gordina da eta zuk ere hemen eman dituzu datuak oso gordinak direnak eta adierazi duzu nolakoa den madrileko gobernuak eta estatu horrek dituen politiken ondorioak erkorekak aurkeztutako txostenean ere agertzen dira horiek eta horregatik ikusten da eskumen hori gureganatzea inportantea izan daitekeela eta ezkutatu gaitezke konparaketetan autokonplazenteak izan daitezkeen horietan edo ezkutatu gaitezke programa eta planen zerrenda batean edo ezkutatu gaitezke ba hori eskumenik ez dugula esatean

politika orokorreko eztabaida horretan aipatutako euskadi berri burujabe solidario kohesionatu eta ekonomikoki garatutako proiektu hori gauzatuko bada eta berak esan bezala euskal herritarren babesa eta garapena bilatu eta pertsonen duintasuna eta ongizatea oinarri hartzen baldin badu ba ezin erantzun ahal izango dugu gure pertsonen

menpe geratzen dela gaizki egindakoak gureganatu egin beharko ditugu beste era batean egin ahal izateko

gaur goizean ere iturrate jaunak lehendakariari galdera egiterakoan ere eta berak eztabaida horretan

autogobernurako beste eskumen batzuk izatean uste dut eskumenak horretarako direla gauzak beste era bateak kudeatu ahal izateko

hor planteatzen den herri eredu hori inor bazterrean uzten duen herri eredu hori era bat desberdina dela

horregatik honek eskatzen duena da herri gisako erantzun bat eta gainera uste dut premiaz aparte momentu honetan baditugula aukerak irekiak mahai gainean eztabaida honi herri gisa erantzun ahal izateko

lanbide modernizatzeko eztabaida hori diru sarrerak bermatzeko errentaren eztabaida dagoeneko mahai gainean dugu enplegu estrategia ere badator eta gainera eskumenen inguruko eta autogobernuaren inguruko ere

hor dago eta esango nuke autogobernurako bide horiek egiten direnean eta eskumen horiek gureganatzen ditugunean horretarako dela beste

funtsezkoa dela eta horretan funtsezkoa dugu estrategia amankomun bat izatea

gure eskuak zabalik daude berriz ere horregatik gaurkoa ez zen ba beno eztabaida

gure proposamen hori asmoa hori baldin bada inor bazterrean utziko ez duen herri proiektu batekin baldin bazatozte eta horretan esango nuke asmo orokorra izan behar zuela gure eskuak eztabaida guzti horietan era integral batean

eskerrik asko artolazabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa

euskadin uda honetan ur masen kalitatean floran eta fauna urtarrean ondorio larriak izan dituzten jabari publiko hidraulikora egindako isuriei buruz

bueno en prensa claro todo este verano nada más eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna lópez de ocariz andrea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea arriola jauna zurea da hitza

qué cosa más qué misterio ehun eta hamabi sos deiak

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamabostaren puntua galdera

jarduera ekonomikoetarako lurzorua sortzeko eta saltoki handiak antolatzeko lurraldearen arloko planaren inguruan jaurlaritzak dituen asmoei buruz casanova jauna zurea da hitza

hiruan emandako epai batek bertan behera utzi zuen

antolatzeko lurraldearen arloko planaren hainbat xedapen zehazki saltoki handien kokatze askatasuna murriztu edo mugatu egiten zuren xedapenak

honek europar zein estatuaren arautegia urratsen zuen

handitzea mugatzen duen araua bertan behera gelditu zen eta ondorioz bide librea usten die halako guneak ezartzea edo zabaltzeari

eta ondorioz europar legediak baimentzen duenetik kanpo zentzu horretan epaiak onartzen du lap k planteatzen dituen mugak existitu daitezkeela baina betiere

erabilita beraz ondorengo galdera luzatu nahi diogu sailburuari jaurlaritza lanean ari da jarduera ekonomikoetarako lurzorua sortzeko eta saltoki handiak antolatzeko lurraldearen arloko planaren berrikuntzan legalak diren irizpideak erabilita merkatal gune handi berriak

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko casanova jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

ogasun eta ekonomiako sailburuak sozietate zergaren gainean dituen asmoei buruz

andrea egun on guztioi legebiltzarkideok sailburuok egun on azpiazu jauna ocho de mayo

al veinticinco o al veinticuatro eskerrik asko bollain jauna erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

económica gizarte politikei eta funtsezko zerbitzuen kalitateari eustea eta horiek hobetzea eta herrialde

modernos en europa guk neurri batzuk jartzen ditugu euskal zerga sistema sartzeko

egon ez dadin eta horretarako europako gainerako zerga sistema modernoekin bat egiten dugu

ogasun eta ekonomiako sailburuari egina eaen indarrean jarri beharreko zega politikari buruz pinedo andreak zurea da hitza

egun on guztioi azpiazu jauna beste behin hemen gaude

hain funtsezkoa den zerga politikaz hitz egiteko eta beste behin ere

jakin nahi dugu bide hori ikusten duzun hainbatetan aldarrikatu duzun kalitatezko

aurrekontuak egitekomodukoa eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea

europea dokumentu horrek zenbat neurri batzen ditu besteak beste eusko jaurlaritzak emandako batzuk zerga ihesik eta saihesterik egon ez dadin

diru sarreren murrizketarik ez ekartzea eta

estabilidad y acuerdo gure gobernu ekintzaren oinarri diren

errealismoa egonkortasuna eta akordioa eskerrik asko pinedo andrea
eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako hemezortzigarren puntua interpelazioa eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

arana andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko arana andrea erantzuteko

nuestra función eskerrik asko eskerrik asko san josé andrea amaitu aurretik

eusko legebiltzarraren adierazpen instituzionala buruko osasunari buruzkoa bat eusko legebiltzarrak buruko osasuna lehenesteko garrantzia adierazten du

herritar guztientzat eta bereziki haurren eta nerabeen populazioarentzat arreta goiztiarra garatuz patologia larriagoak garatzea ekidingo duena bi

beren autonomia sustatze eta ahal beste gaixotasun garatze aldera bereziki gizarte bazterketa larriko egoeran dauden pertsonen kasua

hala nola oro har euskal gizarteari eskatzen die beren ikuspuntua zabaldu dezatela buruko gaitzak dituzten pertsonen kolektiborantz eta hizkera inklusiboa erabil dezatela ezabatu edo ekidin egingo dituena diskurtso

edukiak buruko gaitzak dituzten pertsonak gaizki tratatzen edo makurtzen dituztenak edo diskriminatzaileak eta estereotipatuak diren elementuak dauzkatenak eta estigmaren aurka borrokatzea ahalbidetuko eta beren gizarte inklusiboa lagunduko duena